hasiera ematen zaio lehendakariak zin egiteko eta bere karguaz jabetzeko bilkurari

lehen idazkariak du hitza eusko legebiltzarraren osoko bilkurak iñigo urkullu renteria jauna txit gorena eusko jaurlaritzaren lehendakari hautatu zueneko

eta hogeita lauan egindako osoko bilkuran iñigo urkullu renteria jauna hautatu duela

hautaketa honako artikuluok betez egin da konstituzioko ehun eta berrogeita hamabi puntu bat autonomia estatutuko

ekainaren hogeita hamareko zazpi barra mila bederatziehun eta laurogeita bat legeko lau eta bost

bostehun eta berrogei barra bi mila hamasei errege dekretua

eusko jaurlaritzako lehendakari izendatzeko dena konstituzioko ehun eta berrogeita hamabi puntu bat artikuluan eta euskal herriko autonomia estatutuko

xedatutakoaren arabera eusko jaurlaritzako lehendakari izendatzen dut iñigo urkullu renteria jauna hala hautatu gaitu eusko legebiltzarrak

lehen idazkari jaunak dauka hitza tiene la palabra

eta gernikako aritzaren azpian asaben gomutaz herri ordezkari zareten zuen aurrean nire agintea

lehen idazkariak gernikako autonomia estatutuaren hogeita laugarrena

bat euskal herriaren botereak legebiltzarraren jaurlaritzaren eta jaurlaritzaren lehendakariaren bidez gauzatuko dira hogeita hamairugarrena artikulua bat jaurlaritzaren lehendakaria

bere kideen artetik eta erregeak izendatuko du bi lehendakariari dagokio jaurlaritzako kideak hautatzea eta bereiztea eta jaurlaritzaren jarduna zuzentzea halaber lehendakariak du euskal herriaren ordezkaritza gorena eta lurralde honi dagokionez estatuaren

eusko jaurlaritzaren lehendakari jaunak du hitza bere kargua hartzea

legebiltzarraren borondatez eta zina egin ondoren jabetu egiten naiz euskal herriko jaurlaritzaren lehendakari karguaz

eta baita lurralde honi dagokionez estatuaren ordezkari arrunta izatea ere eta koroari leialtasuna erakutsiz eta konstituzioari gernikako autonomia estatutuari eta indarrean dauden gainontzeko legeei errespetua gordez beteko dut